bako itza eser de dilla bere ser lekuetan mesedes gai zerrendako lehenengo puntua

kerman orbegozo uribe euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina alor soziosanitarioan euskal herritarren onerako izango diren jardunbideei
buruz orbegozo jauna zure da hitza eskerrik asko

egun on lehendakari egun on sailburuok egun on legebiltzarkideok osasun sailburu jauna

agerraldian osasun batzordean aurkeztu zenizkigun zure sailaren ildo nagusiak zeintzuk izango diren beste asmo batzuen artean adierazi zenigun arreta berezia emango zeniola mendekotasunari zahartzaroari eta baita kronikotasunari ere aipatu zenuen ezinbestekoa izango zela

elkarlana bai jaurlaritzako sailen artean alegia osasun saila eta gizarte ekintzan eskumena duten sailen artean eta baita beste erakundeekin ere bai

esparru edo eremu soziosanitarioan eskumena dituzten beste erakundeekin ere bai agerraldian iragarri

hartzeko asmoa gure taldeak sailburu jauna konfiantza osoa dauka

euskal gizartearen beharrei erantzun egokienak emango dizkietela zentzu horretan gustatuko litzaiguke jakitea edo zehaztea

eta zein neurri hartuko diren aipatutako esparruan

eskerrik asko orbegozo jauna jarraian jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok lehendakaria jauna egun on guztioi

amaitzeko esan nahi dugu arreta eredu berri hau jasangarritasun ekonomikoa oinarria hartuta eraiki behar dugula horrek esan nahi du finantziazio eredu parketu eta

egin beharko dugula hau da arlo honetan gure lankidetza proposamena orbegozo jauna eta bide horretan

denbora amaitu zaizu orbegozo jauna zure txanda

gure taldearen konfidantza sailburuaren lanean edo neurrien horienganako eta azkenik babesa emango diogula adierazi

gai zerrendako bigarren puntua galdera julen arzuaga eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina yolanda gonzález erail zuen emilio hellín morok ertzaintzarekin izan duen harremanaren

hitza eskerrik asko legebiltzarburu anderea lehendakari kontseilariak egun on

ordezkariak du hitza eskerrik asko mahaiburu

bai eskerrik asko beltrán de heredia anderea ez zuen ematen oso konplikatua informazio hori eskuratzea izan ere

eh bilduk informazio zehatza eta kontrastatua zeukan

horrelako formakuntza zerbitzuak eman izan zizkiola ertzaintzari

urtean hau da zure alderdiak ere gidatzen zuenean barne saila

kontua da guretzat oso desegokia ikusten dugula informazio

egin ez izatea are gehiago familiak adierazi zuenean bere samina eta bere atsekabea

ez dugu ulertzen ez eskatzea barne ikerketa bat

arzuaga jauna jarraian jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andereak dauka hitza

vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina enpresa txiki eta ertainen eta autonomoen zirkulatzailerako finantzaketa funtsari buruz

eskerrik asko gatzagaetxeberria jauna jarraian reyes jaunak dauka hitza

egun on guztioi lehendakari bueno señor gatzagaetxebarria en realidad

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna denbora amaitu zaizu gai zerrendako

antonio basagoiti pastor euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren doikuntza ekonomikoen koherentziari buruz

eskerrik asko basagoiti jauna jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

alde batetik sinesten dugulako eta bestetik guztiz beharrezkoa iruditzen zaidalako

aurrera begiratu nahi dut egoera zaila delako eta etorkizun hobeago bat eraiki behar dugulako denon artean

eta ahalegin eta helburu honetan guztion laguntza eskatzea tokatzen zait baita zurea ere bai eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko eskerrik asko basagoiti jauna eta txanda hau agortzeko lehendakariak dauka hitza

inork baino hobeto ezagutzen duzu gure aurrekontuen egoera ondo ezagutzen duzu lehengo urteko aurrekontua

ondo ezagutzen duzu baita ere aurtengo gure proposamena eta hori da errealismoa

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko legebiltzarreko egungo aulki banaketari buruz maneiro jauna zurea da hitza

muchas gracias lehendakari eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren

hitza legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok maneiro jauna hasteko eta behin

bat nator guztiz bat funtzionatzen du

badakit ez dela perfektua baina azken hiru hamarkadetan ondo funtzionatzen duela erakutsi egin du gure ereduari esker daukagu lortu dugun ongizate maila eta eusko alderdi jeltzaleak erantzukizunen bat izango du gure

onartu egiten dudalarik gehiago nahi dugu hobetzea nahi dugu baina gure inguruan baino hobeto gaude eta gure inguruko erkidego askok gure eredua nahiko lukete

gracias eskerrik asko maneiro jauna amaitzeko jaurlaritzaren ordezkariak lehendakari jaunak dauka hitza

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko egitura publikoa murrizteari buruz

nire hitzaldia hasiko dut

ziur nagoela adieraziz eusko legebiltzar osoak ikusten du euskal erakundeen sektore publiko arrazionalizatu beharra dagoela gogorazi nahi dut duela bi legegintzaldi bi legegintzaldi ez bat

orduan sektore publikoko erakunde sozietate eta fundazioen gobernu arduratsu gida eta eskuliburua egin zirela orduan

guztiok dakizuenez aurreko legegiltzaldian legebiltzarra luze aritu zen gai honetaz orain

eta gai honi heldu behar diogula da guztion iritzia señor pastor podría contestar

erabakiak hartuko ditugu hobe esanda erabakiak hartzen hasi gara

azaldu aurretik jaurlaritzak gai horretan dagoeneko egin duenaz arituko naiz laburbilduz dagoeneko

lehenengoa mapa argitu eta ez zuk nahastu egin duzun bezala pastor jauna bigarrena ekintza proposamen bat onartu eta hirugarrena

dagokion sailean kokatu dugu eta oraingo egoera eta nahi dugun egoera

bigarrenik badugu proposamen bat sail bakoitzak eta sailburu bakoitzak beraz jaso du erakundeen sektore publikoak berregokitzeko proposamen

sail bakoitzean garatu behar dituzten ekimenen proposamena orain horiek guztiak ari dira dagokion ekimenak aztertzen sailburu bakoitza

helburu hori argi azpimarratu nahi dut eusko jaurlaritzak

ondo dakigu ez dela nahikoa argitzea aztertzea eta hausnartzea ondo dakit erabakitzeko eta iharduteko unean bizi gara jaurlaritzak horretarako

aurrera eramango ditu jaurlaritzaren egituran gauzatu dugun murrizketa edo egotzikapena bera da gure bermea

eta konfiantzazko pertsonala sozietate publiko guztiei

y propósito de gestión administrazio modernoagoa eraginkorragoa eta gardenagoa izatearen beharra ikusten dugu euskal erakundeen eredua defendatzen dugu urteetan zehar eraginkorra dela erakutsi egin duelako baina eredu hori eguneratzea eta egokitzea ere

prest dago hori egiteko eta prest dago baita ere bere egituraren esparruan erabakiak hartzeko beharrezko eguneratze horri errazteko edo bidea emateko

proposamenetan erabili dugu irizpide hori ez da bakarrik pentsatu behar besteek zer egin ahal duten eta ez da horretan ari garenik hartu behar ditu erabakiak beste erakunde batzuk hartu behar dituzten erabakiak animatzeko ez soilik jaurlaritzak el segundo propósito señor pastor

bi baldintzatzaile dituzte lehenengoa da aurtengo aurrekontua onartzea bigarrena jaurlaritzaren programa aurkeztea

kasua denean jaurlaritzaren konpromezua sendoa da arlo honetan pastor jauna urteetan zehar

eta proposamenen ondoren erabakiak hartzeko unea iritsi zaigu denoi erabakiak hartuko ditugu eta hurrengo lau urtetan zehar

lehenengo aldiz lehenengo aldiz pastor jauna gertatuko da hau azken hogeita hamar urteetan behintzat

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal presoen euskal herriratzeaz eta haien giza eskubide guztien errespetatzeaz

zurea da hitza legebiltzarburu andrea lehendakari jauna

oraindik urtarrilaren hamabian bilbon inoiz egindako giza mobilizaziorik handienaren oihartzunek zirauen

euskal presoak euskal herrira ekartzea eskatu zuten giza eskubideak bakea

lelo nagusitzat hartuta eskaera hauek gizartearen gehiengo handi batek babesten ditu adskripzio ideologikoen gainetik

ulertu behar da aurrera egiteko moduan handik gutxira

zenuen hitz ordua bilera aurretik adierazi zenuen

politika hau aldatzeko giltza duenari bilera ostean sintonia ona azpimarratu zenuen gai honen inguruan diskrezioz lan egitea proposatzen zenuen eraginkorragoa izateko sailburu batzuk

josu erkorekak esaten zuen rajoyrekin hitz orduaren bitartez pp bideratu nahi zenuela behin betiko amaierara estefanía beltrán de herediak esaten zuen komunikabide batean urkulluk

hausnarketa sakoneko proposamen adoretsu bat eraman dio rajoyri hala eta guztiz ere ez adore ez

inondik ere ikusi handik gutxira espainiako barne ministerioak egungo espetxe politika bere horretan mantenduko zuela baieztatu

estatuaren gartzela politikak presoen oinarrizko giza eskubideak

de residencia habitual no se puede ser más preciso espainiar estatuak sinatu zuen testu hau eta testu honek argi esaten du

urratzen du bere inguru gertuan egoteko presoaren eskubidea are gehiago presoaren birgizarteratzeko eskubidea ere eragozten du nazioarteko errelatore eta aditu ezberdinek erakunde ezberdinetatik hala esan dute

parot doktrina deritzonagatik doktrina honek oraindik orain aplikatzen jarraitzen zaie

preso politikoei tartean inés del río

presoa ebazpena agintzen zuen preso hau berehala askatzea egin ez dena el hecho de que un estado

hauxe da gaur egun mahai gainean daukagun egoera eta esan dezakegu lehendakari jauna

eraginkortasun falta nabaria izan dela eraginkortasun hori bilatzeko eusko jaurlaritzak zein ekimen edo

eta gaixotasun larria eta legez kondena beteta dutenak askatzearen alde

eskerrik asko arzuaga jauna jaurlaritzaren ordezkariak erkoreka jaunak dauka hitza

andrea legebiltzarkideok egun on arzuaga jauna eusko jaurlaritzak zer egiteko asmoa duen

interpelazioan euskal presoak euskadiratzeari buruz eta gaixotasun larrian daudenak edo legearen arabera kondena beteta daukatenak

eusko jaurlaritzak legez legearen arabera zer egin dezakeen arlo honetan edo beste modu batera esanda

dagokion guztian euskal autonomi erkidegoak eskumenik daukan ala ez daukan

eskumenik ez daukan arlo batean erakunde batek ezer gutxi egin dezakeela erantzuna hala ere baiezkoa da borobil borobilean esan dezakegu eskumena badauka

badu eskumenik bere lurraldean kokatuta dauden espetxeen gainean eta baita ere espetxe horietan loturik dauden presoei aplikatu behar zaien politika penitentziarioan horretan badauka ez noski nafarroako foru komunitatean preso egon daitezkeenen gainean baina bai

presoei aplikatu behar zaien politika penitentziarioen inguruan hori argi asko aipatzen dute gernikako estatutuaren bi artikulu hamargarrena artikuluaren hamalaugarrena puntuak eta

atalak bi artikulu hauek esaten dutenera jarraiki

lurraldeko espetxeen antolakuntza eta funtzionamenduaz arduratzea betiere estatuaren lege

badu eskumenik baina eskumen hori exekuziozko eskumena da

eskumen legegilea ala legislatiboa baizik eta estatuan lege penitentziarioa aplikatzeari buruzkoa hala ere hau uste dut esan beharrekoa dela eskumen hori egikaritu ahal izateko ezinbestekoak diren transferentziak ez dira gaur arte gauzatu hori gauza jakina da ez dut ezer berririk deskubritzen hainbat ahalegin egin izan ditu eusko jaurlaritzak azken hogeita hamar urteetan

baina aurreko urteetan bai transferentzia hori gauzatu dadin baina tamalez denak ala gehienak alferrekoak izan dira espainiako gobernuaren kontrako

gogor eta sutsuarekin topo egin dutelako eta puntu honetan beldurrik gabe baieztatu dezakegu gainera gobernu zentral guztiak izan direla berdin berdinak sozialistak zein popularrak jarrera berdin berdina izan dute

eusko alderdi jeltzalearen diputatuek hamaikagarren aldiz eskatu dute espetxeen transferentzia diputatuen kongresuan

ikusten denez bada hemen gainditu beharreko hesia ez da bakarrik alderdi popularrarena ez alderdi sozialistak ere bete betean bat egiten du honetan

oso argi esan zuen idoia mendiak berak orain duela lau urte bere lehenbiziko agerraldian batzordean egin zuenean honako hauek esaten zituenean

muy delicado horixe zen aurreko gobernuaren jarrera eta horixe da itxura guztien arabera oraindik ere alderdi sozialistaren jarrera honetan bat eginik alderdi popularrarekin gaur gaurkoz beraz arzuaga jauna horrela daude gauzak gurean euskal autonomi erkidegoak badu eskumenik

exekuziorako baina gobernu zentralak ukatu egin dio eta egiten dio eskumen hori

egikaritzeko nahitaezkoak diren baliabideak eusko jaurlaritzak

hori eskatzeko ahaleginean aitzitik ekinean jarraituko du eskura dituen baliabide guztiak erabiliz transferentzia hori gauzatu dadin

iraganean ere nik neuk egina dut lan hori

eta orain ez dut puntu horri buruz behintzat jarrerarik aldatuko baina ona da gauzak zertan dauden zehatz mehatz jakitea

argi eduki beharko genuke transferentzia hori egongo balitz ere estatuko

litzaiekeela euskadiko espetxeetan dauden presoei

zuk ondo dakizuenez arzuaga jauna legelaria baitzara alde batetik amnistiak orokorrak eta horien antzeko neurri kolektiboak debekatuta egongo liratekeela erabat eta horrek esan nahi du baita ere bigarren puntuz

banan banan eskatu banan banan aztertu eta erabaki beharko liratekeela inoiz ez taldeka banan banan baino jakina bere eskumenetatik aparte egin dezaket zerbait baita ere

eusko jaurlaritzak badu ekimen politikorako ahalmen orokorra eta hortik abiatuta ere zerbait egin dezake zalantzarik gabe zuk aipatzen duzun arlo horretan edozein erakundek egin dezake hori

zure interpelazioan aipatzen duzun elkarrizketan esate baterako lehendakariak berak espainiako gobernuko presidentearekin izan zuen batzarrean gai horri buruz hitz egin zuen eta horren berri eman zion baita ere

ekimen mota horiek askoz eraginkorragoak direla diskrezioz egiten baldin badira zarataka egiten baldin badira baino aldarriek eta

ez baitute inoiz inor kartzelatik atera

horretan da zaratak eta algarak ez dutela inor inoiz espetxetik atera

izango dira ez dut hau zalantzan jartzen baina eraginkortasunaren ikuspuntutik

horixe da hain zuzen ere eta horixe da hain zuzen ere eusko

badaukan solaskidetzarako gaitasuna aprobetxatu diskrezioz bere eskumenetatik haratago joateko politika penitentziario malguagoa eta gizakoiagoa eskatuz horixe egin du gobernu honek orain arte horixe egin du lehendakariak berak pertsonalki orain arte eta horixe egiteko asmoa dauka hurrengo urteetan ere horixe delako bide egokia eta horixe delako bide eraginkorrena

en los próximos tiempos eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

bai eskerrik asko zarata eta algara erkoreka jauna

herritarrak kalean era baketsu baina ozen batean mezu bat igortzen digula mezu bat igortzen dizuetela eta zaratan eta algaran ibiltzen dira

ez da eskumen kontua erkoreka jauna interes eta konpromezu kontua baizik

galdera hau izan ere berak hitz egin zuen berak

kontrastatu nahi zuena eta urkullu jauna rajoyrekin

urtarrilak hogeita hamarean orain dela hilabete eskas bat pasa denean denbora txiki horretan gauza asko gertatu izan dira

ez euskal herriko kartzeletara ekartzeko baizik eta gehiago urruntzeko hiru preso gehiagori aplikatu diete ehun eta laurogeita hamazazpi barra bi mila hiru

ezaguna dena mitxel turrientes familiarrek

bisitan joan zirenean hamairu preso larriek jarraitzen dute bere horretan ez da inolako neurririk hartu euren egoera samurtzeko pentsatu nahi dugu hau ez zela rajoyrekin adostu zena pentsatu nahi dugu inboluzio hau ez zela bilatzen zena rajoyrengana jotzen zenean

beste batzuk ordea oso argi dute presoen korapiloa

askatzea nahi kezka handia dugu kartzela politikak hartzen duen

una solución plan bat adostu behar da gizarte eragileekin alderdiekin instituzioekin ere gaur egungo kartzela politika honi

zehaztu behar dira konpromisoak konpartitu behar dira bide horretan zeintzuk izango diren ardurak bilatu behar da eraginkortasuna

positibo batean lehen esan dudan moduan preso politikoen egoera hobetzea giza eskubideen onarpenaren eta egikaritzearen kontu soila da erkoreka jauna ez da eskumen kontua esan nizun justizia seguritate eta

ez dela eskumen hotz baten kontua ontzat hartzen dugu eskumen penitentziario

egotea ontzat hartzen dugu baina ez da kontu hotz horretan eskumena ekarri baino lehenago pertsonak ekarri behar dira

pertsonak lehenengoak dira euskal presoak pertsonak lehenik eta behin ekarri behar ditugu eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arzuaga jauna ez daukagu desadostasunik presoen egoeraren desegokitasuna aipatzeko orduan horretan erabat konforme gaude horretan informaziorik

ekarri beharrik ez daukazu hemen mahai gainean dagoena da zer egin dezakeen bakoitzak hori

euskal presoak euskadiratzeko eusko jaurlaritzak egin dezakeenari egin duenari eta egingo duenari buruz hitz egin dut orain presoek eurek egin dezaketenari buruz hitz egingo dut

onura penitentziarioez gozatu ahal izateko beraiek ere zerbait egin bai dezakete izan ere legedia penitentziarioaren arabera espetxean dagoen preso oro

lehen bigarren ala hirugarren graduan sailkapen hori ez da taldeka egiten banan banan baino preso bakoitzaren nortasuna testu ingurua ibilbidea eta jarrera pertsonala kontuan hartuta

are gehiago sailkapen horren aldaketa posiblea da jakina eta egiten da baina hori ere sailkapenaren aldaketa ere banan banan hartuta egiten da

ehungarrena artikuluaren bigarrena atalak malgutasun handia eskaintzen dio administrazio penitentziarioari

baina horretan ere preso bakoitzaren ezaugarri eta berezitasun pertsonalak kontuan hartuta jokatu behar da eta jokatzen da beste horrenbeste esan daiteke onura penitentziarioei buruz preso bakoitzak eskatzen ditu eta preso bakoitzari ematen ala ukatzen zaio errealitateak

argi erakustera ematen du euskal preso guztiak ez daudela egoera berdinean

euskadiratu ziren beste batzuk oraindik ez eta hori horrela da besteak beste oso diferenteak direlako baita ere batzuen eta besteen ibilbide eta jarrera pertsonalak

eurei egoera hori jakinaraztea hau errealitate honen berri ematea zeregin handia da denoi dagokiguna baita ere ezker abertzaleko jendeari ere badagokiona

egia esan behar zaie egia esan behar zaie ez gezurra ez zaie itxaropen faltsurik eman behar

eta legedia horrek eskaintzen dieten aukeren berri zehatza eman behar zaie engainatu barik ez direnak erakusten eman barik

sinestarazi barik eusko jaurlaritzak bere lana egingo du ez horretan zalantzarik izan espetxeen transferentzia eskatzen eta baita ere bere solaskidetzarako gaitasuna eduki badaukan solaskidetzarako gaitasun politikoa erabiliz

malguagoa eskatzen baina gainontzeko guztiak ere

badute honetan zereginik presoei errealitatea erakusten

egoera hobetzea euskadiratzea eta baldintza jakinak ematen dituztenak kaleratzea horretarako

legedi penitentziarioak bide batzuk ematen ditu eskaintzen ditu bai legedia

ematea ona da eta denoi dagokigu baita ere presoei jakin dezaten egia zer den eta nola jokatu dezaketen beraiek ere euren egoera hobetzeko

baina talde parlamentarioak ere badaukate zeregina presoei

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

egun on mahaiburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok euskal herria bilduren helburuak dira justizia soziala

hala beharrez pasatu behar dugu nafarroarekin harremanak normaltzetik eta normaldu esaten dut

eta ezin ikustea etb bat edo harrigarria da nola

edo caixara gainontzeko euskal kutxekin batzea baino

errazagoa da konektatzea dialean radio logroño euskadi irratia baino

nafarroako unibertsitate publikoak campus de excelencia egin behar duenean egiten du con lerida upvrekin egin aurretik

alderdi guzti guztiek defendatu zuten arren euskal unibertsitate barruti propioa konstante bat izan da

trantsizioarekin batera salbuespena da arkitektuen

gauza bera gertatu zelako kolegio profesionalekin hau da basco nabarroak ziren horiek sistematikoki bereizten hasi ziren

baita ere alderdiak partido socialista obrero español zena momentu batean pse

eta fenomeno hori gertatu zen trantsizioarekin batera

hitz egin daiteke gauza bera provincia eclesiástica vascari buruz edo beste hainbat adibideei buruz

daukate xedea madrilen hau da espektro komunikatibo gehiena

dago hartuta madrilen xedea edo egoitza duten komunikabidetatik eta ondo dakigu eitb euskaraz

ez duela lortu lizentziarik euskararen kontra eta euskal sinboloen kontra legislatzen da nafarroan

eta debekatuta dago zazpiak bat ezkutua bera hala ere errealitatea tematia da

eta egiten badugu froga txiki bat googlen sartuz sociedad vasco navarra badaude

eta guk gaur egiten dugun galderari eutsita eta da zein den eusko jaurlaritzak daukan plana edo asmoa nafarroarekiko harremanak estutzeko esan behar dugu badaudela

mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpian consejo vasco navarro

bere asmoa zelako apaltzea momentu hartan trantsizioan hegoaldeko euskal herriak zeukan asmo sezesionista eta horretarako estatuaren barruan mantentzeko proposatu zuen consejo vasco navarro hamar urte beranduago jaime del burgok ere egin zuen beste proposamen bat

sortzeko proposamena egin zuen bi erkidegoen artean eta bakarrik lau urte beranduago mila bederatziehun eta laurogeita hamaikan gobernuak gobernua osatzeko

mintzatu ziren posibilitateaz bi erkidegoak batzeko lehenengo ahalegin serioa egin zen mila bederatziehun eta laurogeita hamabostean eta

psoek bere hauteskunde programan eraman zuen proposamena la creación

órgano común permanente delakoa eta hori eraman zen espainiako gortetara zer gertatu eta handik aste betera

lehertu egin zuen eta hor egon ziren negoziazio politikoetan psoek eta ppk lortu zuten atzera egitea honekin

upnk bereganatu zuen gobernua eta horren trukean estali egingo zen

egon zen ustelkeria nafarroa beste behin izan zen prezioa alderdien arteko interesak

betetzeko beraz pseek eta eak eraman zuten proiektu hura

bertan behera gelditu zen upnk hartu zuen gobernua eta handi gutxira otano kasuen auziperatuta zeudenak libre gelditu ziren

egin zuen legez besteko proposamen bat legebiltzarrean eta honela

y sociales ez zuen aurrera egin beste behin eta ez dugu beste berririk nafarroa eta baskongaden artean sei urte pasatu arte

loiolako santuarioan adostu ziren akordioetan

gelditu zen loiolan aipatu zen asmo hori bi mila seiean igaz

eta amaitzen noa eskerrik asko mintegi andrea baino

jaurlaritzaren ordezkariak lehendakari jaunak dauka hitza

mintegi andrea hasi behar dut esaten harritu egin nauela pixka bat baskongadataz hitz egitea

baizik eta abertzale bezala honetaz asko hitz egin dugu parlamento vascongado gobierno vascongado eta deitzen zigutenean edo

gertatu egin zirenean nolabait hastearren mintegi andrea zurekin bat natorrela esan nahi dizut bat natorrela

oso garrantzitsuak dira zuk esaten duzun edo zuk diozun moduan bi administrazio juridikoen artean

jarraitu arlo askotan egin behar dugula esaten duzu baten batzuk aipatu egin dituzularik ere nik uste dut arlo guztietara zabaldu behar dugula harremana eta elkar lana

nafarroako erkidegoarekin garrantzitsuagoa dela esango nuke eusko jaurlaritzaren asmoen berri eskatzen didazu eta gure asmoa da harreman hau erraztea eta lantzea baina ez da bakarrik alde bati dagokiona gobernuen arteko harreman hori sustatzea eta garatzea

gure aurretik egin da lana ireki dira bideak azkenengo hamabost urte hauetan bide hau jorratua izan da

bide honi jarraipena ematea arrazoi asko dago nafarroarekin harremanak sustatzeko alegia historikoak eta kulturalak aurrenekoak hizkuntza bera daukagu euskara eta arrazoi ekonomikoak ere bai

hortik hasi eta gaur arte esan bezala arlo guztietan topatuko dugu eta topatuko ditugu elkarlanerako arrazoiak hau gobernu honen helburua da

legegintzaldi honetan bertan hori bai berriz diot alde baten asmoa da hau beste aldearen nahia ere behar dugu irabazi egin behar dugu

berdintsuak direla esango nuke egunero topatzen ditugu errealitate honen adibideak bestetik instituzioen aukerak ere muga berdintsuak ezagutzen ari gara bizi dugun egoerak elkarrizketa eta elkarlana bultzatzen dituela esango nuke horrela sinesten dut

eta bide hori jorratu egingo dut gure jaurlaritzak bere osotasunean jorratu egingo du sailburu bakoitzak dagokion arloari eutsiz ez da bide berria baina bide asko dugu aurrez aurre elkarrekin egiteko beraz

helburuetan ere bai errazagoa izango zaigu bide honetan aurrera egitea hau da gure nahia eta gure borondatea nire borondatea eta nire nahia

taldearen babesa eta laguntza lortzea gustatuko litzaiguke bide hau jorratzerako orduan erabaki hori bide lagun izango da egin nahi dugun bidea

zure taldearentzat funtsezkoa den galderari erantzunez zera esango dizut

eusko jaurlaritza berriaren jarrera positiboa eta aldekoa da zehatzago horrela galdetzen didazulako lehendakariaren jarrera ere positiboa eta aldekoa da eta hitz batekin bukatzeko lehenengo partehartze honetan baikorra naizela esango dizut honetan ere baina

dagokidan aldetik esan ahal dudana da hau esaten dizudana

dauka hitza mahaiburu andrea
lehendakari jauna legebiltzarkideok pozten nau hau entzuteak

baina ez dakit nik bat datorren idatziz jaso dugun erantzunarekin askoz ere

ez naiz ni izango esango duena errespetatu behar ez denik

eta badakigu zer nolako zailtasunak dauden eta badakigu elkartzeko biren arteko

askoz ere epelago ikusi dut jaurlaritzaren entusiasmo hori hain zuzen ere gure taldearen legebiltzarkidea den rebeka uberak galdetu zuenean

nafarroako gobernuarekin hitzarmen berriak egiteko asmorik gobernu bien arteko tresnak prestatze aldera erantzuna izan da gobernu honen ustez

sail bakoitzak aurrera eramango dituen sektore politiken barruan hau da utzi egin da

uste dut ulertu dudala sail bakoitzaren beharrizanen erritmo egutegi eta organigramaren arabera

noraino garatu dira gaur arte sinatutako hitzarmenak eta

egiten du horren segimendua berriz ere sailetara eramaten da ardura

sinatutako hitzarmenak noraino garatu diren jakite aldera eta hitzarmenean bertan aurrikusitako egutegia aintzat hartuta hau da ematen du desbideratu edo alboratu egiten dela ardura eta erantzuna

bere gain hartu ordez erantzukizun hori sektoreka bideratzen duela

nahiko etsigarria nahiko desepzionantea erantzun hori beraz

hitzekin edo entusiasmo horrekin gainera gaur bertan ere zure ahotik entzun ditugun hitzak evitar confrontación territorial lehenengo adibide bat izango litzateke arrimar el hombro noski nik eskatuko nukeena da hitzetatik ekintzetara pasatzeko hau da

politika eraginkorretara pasatzeko uste dugu badela sasoia ariketa politiko serio hori egiteko ez dut zalantzan jartzen zure borondatea baina agian

edo kemen falta edo ez izatea estrukturalki eta modu zehatz batean sistematikoki nola

zure sailetik hau da lehendakaritzatik lehendakaritzara zein da zure sailean

lehendakaritzak duen plan zehatza nafarroako gobernuarekin edo órgano común permanente hori edo horren moduko zerbait eraginkorrean modu egonkorrean eta tinkoan sortzeko eta hori izango litzateke galdera eskerrik asko

mintegi andrea eta amaitzeko txanda hau jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mintegi andrea idatziz epelago ulertu egiten zenuela idatziz emandako erantzuna

egiten dugula eta nik esan egin behar dizut sail bakoitzaren zereginean jaurlaritza osoaren borondatea dagoela eta hori da nik lehen parte hartzean eta lehen erantzunean islatu nahi izan egin dudana beraz mintegi andrea eusko jaurlaritzaren eta lehendakariaren jarrerari buruz galdetu egin didazularik argi eta garbi azaldu egin dut gure jarrera positiboa dela eta aldekoa dela baikorra naizela ere

harremanetan irabazteko asko dugulako berriz diodalako hori bai eta berriro diot bide hau errespetutik jorratu behar dugu zuk aitortzen duzun

gauza bat esango dizut duela hamasei urte jaurlaritza ez zen zuen jarrera edo ezker abertzalearen jarrera ezkorragatik gelditu ez zuen helburua ahaztu

ordutik hona bi gobernuen artean hitzarmenak sinatu egin dira elkarlanerako hitzarmenak proiektu bateratuak bideratzeko eta lantzeko eusko jaurlaritzak

eta gaur lehendakaria naizen aldetik jaurlaritzak elkarlan horretan jarraituko duela adierazi nahi dizut horrela egin genuen eta horrela egiten jarraituko dugu

lehen esandakora bai lehendakari gisa niri

guztia saiatu egingo naiz eta nafarra zaren heinean mintegi andrea nafarroako

esaten da ongi etorria emateko onki xin mintegi andrea asmo honetara eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legelbitzarkideak lehendakariari egina

ogasunek eskuratu beharreko zenbatekoei buruzko kontsiderazio kalkulu eta zuzenketei buruz

gatxagaetxebarria jauna prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna denbora amaitu zaizu jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza gatzagaetxebarria zurea da hitza

el año que eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna denbora agortu da hamargarren

hamaikagarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadi osorako fiskalitatea eusko legebiltzarrean eztabaidatu eta erabaki beharrari buruz